eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok maneiro jauna

osakidetzako mediku eta erizainen profesionaltasuna ez da zalantzagarria gainera tratatzen ari garen kasua oso ondo

eskerrik asko maneiro jauna darpón jauna

hogeitabosgarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

honetako lehen deialdiari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

eskerrik asko y buen fin de semana eskerrik asko darpón jauna jarraian

darpón ez du hitzik hartuko gai zerrenda agortuta osoko bilkurari amaiera ematen zaio